egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

sarbide tarifen bidesariei buruzko legegintzako aldaketen gainean grajales jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu legebiltzarkide jaun andreak

ondo dakizunez orain dela hilabete eskas espainiako gobernuak energia trantsiziorako premiazko neurriei buruzko errege dekretu legea onartu eta argitaratu egin zuen dekretu horrek hainbat gai legez arautzen ditu

revolutum batean eta luze hitz egin genezake bertan arautzen diren hainbat kontuei buruz

kontsumitzaileen babesa dela berriztagarrien garapena dela ministerioak egin behar dituenen inguruan ere luzez hitz egin genezake baina nik gaur

gure enpresekin gure enpresa ehunarekin harreman zuzena duen neurri batekin hain zuzen ere

garraio sareetako sarbideen eta banaketaren inguruko tarifei buruz hain zuzen ere

euskal enpresen aldarrikapena izan da urteetan eta bai eusko jaurlaritzak bai euzko alderdi jeltzaleak

aldarrikapen honekin urte luze guzti hauetan azkenean badirudi errege dekretu lege honen eskutik aldarrikapen hori

zein balorazio egiten duzu aldaketa honen inguruan bestetik honekin

eskerrik asko presidente anderea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on

grajales jauna aipatzen zenuen bezala dekretu horretan hainbat neurri eta gai aztertzen dira baina bat zuzen zuzenean gure ehun industrialari dagokiona

izan duen aldarrikapen bat nolabait betetzera dator etengabe aritu gara bi mila hamairutik saiatzen euskal enpresak beste egoera bat izan zezaten zergatik diskriminatuta zeudelako bere ingurukoekin konparatuta eta diskriminazio hori

inguruan beraz albistea ona da berez eta aspalditik

bete egin da zentzu horretan poztekoa da berandu bada ere lortu dugu badakigu baita ere bi

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak hezkuntza bezalako gai estrategikoetan herri akordioak norekin lehenetsiko
dituen iriarte anderea zurea da hitza lehendakari andrea legebiltzarkideok

urkullu jauna egun on sarri askotan esan dudan bezala hezkuntza oinarrizko zutabea da pertsona aske kritiko jantzi eta jakintsuak hezteko beraz iruditzen zaigu herri baten garapenerako eta etorkizunerako ezinbestekoa dela

horregatik izan behar du edozein gobernurentzat bere ildo nagusienetako bat eta euskal hezkuntza zentzu horretan oinarrizkoa da

gure herri hau edo herriaren zati hau goi mailakoa izateko aukera berdintasuna inklusioa ikasle guztien arrakasta prestakuntza zoriontasuna ere bai lortu behar ditugu eta bide horretan hezkuntza lege berri bat

espainiak ezartzen dizkigun galga eta mugetatik harago joango dena

espainiakoa ziurgabea mugikorra aldakorra bolatila bermerik gabea delako esango nuke gainera inguruko gainerako herrialde gehienetan ez bezala horregatik kezka handiz hartu dugu urriaren hogeita bian

akordiorako oinarriak dokumentua euskal alderdi jeltzaleak pse eta

hezkuntza komunitatearen gehiengo zabal baten kontra gainera

euskara baztertu nahi duenarekin batzuetan existentzia bera ere zalantzan jartzen duenarekin eta

horregatik nire galdera hezkuntza bezalako gai estrategikoetan eta berriro errepikatuko dut gai estrategikoetan herri akordioak lehenetsiko ditu lehendakariak mila esker

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztiok iriarte andrea hezkuntzaren aldeko akordioaren

hezkuntza komunitatea izan da hasiera hasieratik hezkuntza komunitatea sailak lehen lan bilera bat antolatu zuen iaz irailaren hogeita bostean irakaskuntzaren arloan diharduten hezkuntzako eta gizarteko hogeita hamar eragile elkartu ziren

bost lan talde eratu ziren gai hauek jorratzeko bizikidetza hizkuntzak modernizazioa ebaluazioa eta ikastetxeen autonomia talde horietan sentsibilitate ezberdinetako berrogei aditu eta profesionalek parte hartu zuten eta talde bakoitzeko hiru edo lau lan bilerak

eragile guztiei eta herritarrei eman zitzaien ekarpenak egiteko aukera eta ekarpenak txertatu ondoren eskola kontseiluari bidali zitzaion dokumentua

irizpen bat onartu egin zuen kideen ehuneko hirurogeita hamararen babesarekin hezkuntza sailak eskola kontseiluak igorritako proposamen

eta gehiago esango dizut jasotako hogeita bat ekarpenetatik hemeretzi erabat onartu egin ziren eta beste bat aldaketa bat sartu ondoren

akordioaren oinarrien dokumentua onartu egin zuen beraz lehentasuna berriz diot hezkuntza komunitatea izan da hasiera hasieratik eskerrik asko

sektorea ez dago ados eta gainera behin eta akordio hori eginda

eta beraien kezka azaldu dute baita ere nik esan dizudanaren ildotik hain zuzen ere akordioa norekin zein bide lagun izan dituzuen akordio hori egiterakoan gaur ez dago hemen alfonso alonso jauna baina bere hitzak esango dizkizut

eta nire galdera da hori al da zure gobernuaren eredua hori al da akordio honek ekarriko duena zer nolako hezkuntza sistema eraiki nahi du gobernu honek ikuspegi zentralizatzaile eta espainola inposatu nahi dutenekin egin nahi du espainiaren menpe jartzeko legea nahi dugu

elkarrekin podemosen laguntzarekin autogobernu batzordean egin dugun akordioa da eta ez da akordio isolatu bat bertan jasotzen dira herri honen premiak eta beharrak eta bertan azpimarratu dugu estatuarekin beste harreman bat behar dugula premiaz beti beti bestela gure egoera defizitarioa delako eta bide lagunak horretarako

galdera hauxe da herri bat gara ala ez gara bagara edo ez gara eta beti esaten dizut herritarren gehiengoak nahi dituen haien beharrak beteko dituen etorkizuneko itxaropenerako bidea egin nahi baldin baduzu hemen duzu
bidelagun bat eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

iriarte andrea zein da abiapuntua hezkuntza komunitatea non kokatzen da hezkuntza komunitatearen ordezkapena eskola kontseiluan

irakasleak zentroetako zuzendariak hezkuntzako patronaletako eta sindikatuetako ordezkariak eskola kontseiluak irizpen bat

esan egin dizudala berriz errepikatu egiten dut kideen ehuneko hirurogeita hamararen babesarekin abiapuntua oso sendoa da bat hezkuntza komunitatea eta eskola kontseilua bat datozelako eta gogoratuko dizut

bi hezkuntzaren etorkizuneko bost erronkak eta horiekin lotutako hogeita bat printzipioak adostu ditugu

hezkuntza eragileen eta adituen hirurogei ekarpen txertatu ditugu eta lau legebiltzar taldeen ehun eta hogeita bi proposamen onartu dira hezkuntza bai herri erronka bat da eta hari heltzeko oinarrien proposamen sendo bat dugu

eskola kontseilutik abiatuta ehuneko hirurogeita hamarak babestutakoa bide horri ekitea da lehenesten jarraituko duguna gure lehentasuna argia da euskal hezkuntza sistemari eskatzen zaion modernizazioa sustatzea eta egonkortasuna bermatzea

orain legebiltzar honi dagokio akordio batera iristea kritikak entzun egin ditut baina kritika horiek hezkuntzako akordioaren edukiei buruzkoak baino

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera
lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

buruz martínez jauna zurea da hitza eskerrik asko
lehendakari jauna egunen joan etorri honetan denbora agortzen zaizu aurrekontuen inguruko akordio bat ateratzeko

lehendakari jauna egia da pertsonalki ezagutzen dugu markoa baina

esan dudan bezala lehengoko galderan zer da mugitzeko

nahi duzu mugitu zure gobernuaren politiketan ez bakarrik hainbat milioi mugitzea aurrekontu hauetan baizik eta zure gobernuaren politiketan akordio bat lortzeko lehendakari jauna eusko jaurlaritzak aste batzuk darama kea saltzen behin eta berriz

aurkezten ditu eta behin eta berriz aurrekontu sozialik sozialenak direla esaten eta hau horrela ez dela argi dago eta horretarako hiru

aurrekontu sozialak jaurlaritzak ez du akordiorik bilatzeko lan nahikoa egiten jaurlaritzak ez dauka inolako asmorik bere politikak aldatzeko zuek luzapenaren bila zaudete aurrekontuen luzapenaren bila

aintzat hartu duzuelako zuek turko buru baten bila zabiltzate

euskal ezkerra ez gara izango zuen petxeroak aun queda tiempo lehendakari
eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

baldin eta negoziazio aurrekontuaren inguruan proposatzen baduzue aurrekontuetan aldaketak egiteko prest gaude baldin eta

eta aurrekontuaren inguruko akordioa posiblea da baldin eta madrilen onartu dituzuen irizpideak hemen ere

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera alexia castelo de sa euskal sozialistak

zigorrak kudeatzeko euskal zerbitzuaren gakoa programaren balantzeari buruz castelo anderea zurea da hitza muchas gracias señora presidenta egun on

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

san josé andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina herenegun programari buruz sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

antes de su aplicación herenegun bere osotasunean aztertzeko momentuan gaude sémper jauna egileei entzuteko momentuan

lehen froga bat egingo dugu eta ondoren martxan jarriko dugu ekarpenak eta hobekuntzak egiteko epean gaude y no partimos de cero señor sémper

lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina indarkeria matxistei eta adineko emakumeei buruz

arana andrea eta berdintasun politiken bultzatzailea izan da urte hauetan egindako lanari esker gaur eskura ditugu hainbat tresna euskadin berdintasun politikan arkitektura eraiki da legea daukagu berdintasuneko planak ditugu erakundeen arteko koordinazioa funtzionatzen du eta pertsona guztiek

orain arte egindako bideak norabidea erakusten digu emakume eta gizonen arteko berdintasuna herri helburu estrategiko bezala mantendu behar dugu

lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

legebiltzar honetako ordezkaritza bat ere han izan gara eta

euskaldunek zaharrenak hunkitu egin ziren batek holako besarkada luze luze bat eman zizun

sinbolo bat euskal komunitateko lagun gehienak porrot edo frustrazioaren seme alabak dira

dakarren porrot eta frustraziotik ihesi joandakoak dira edo haren ondorengoak

lehendakaria lorpen handi bat delako eurentzat

eta jakina autogobernuaren lorpena da eurentzat nahiz eta han gehienak independentistak izan eta zuk han argentinan euskal komunitatearen aurrean esan zenuen

nik alderantziz galdetuko dizut autogobernu gehiago gura ez izateak haustura soziala ekarriko du eskerrik asko

andrea nik ez dakit euskal giza taldea osatzen duten pertsonek zer pentsatzen duten zein den bere ideologia ni ez naiz ausartzen esatera zer uste duten eta dena den zu han izan zinen bai eta zu bezala beste batzuk ere egon egin ziren egon ziren

prieto eta barrio jaunak ere egon ziren eta zuk beraiek bezala ere entzun egin zenuen

eta baita galdera erantzunen txanda ere bai eta ez ez agirre andrea autogobernu kuota handiagoak eskatzea gauza bat da eta haustura soziala beste bat batak ez du zerikusirik bestearekin beraz legebiltzar honetan lanean ari gara

eta baita ere betiere haustura sozialak ekiditeko hori da uste dut lantaldearen xedea

aukera dugu eta horretan dihardugu eta horretan dihardut nik ere pertsonalki eta nik esandakoa bere testuinguruan koka behar da eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna agirre andrea zurea da hitza ni neu

entzun nizun gure aurrekoek herri libre batekin amestu izan ez balute eta horren alde gogor egin ez izan ez balute zu ez zinen lehendakaria izango ez zinen lehendakaria izango ez zelako

handia da beraz daukazun ardura gure aurrekoen oinordetzaren sinboloa zarelako zu ameriketara alde egin zutenek bizi hobe baten bila egin zuten alde eta hemen bizi garenok ere bizi hobe bat nahi dugu herri honen gehiengo batek momentu honetan beste estatus politiko bat gura du hobeto bizitzeko horrek haustura soziala ekarriko duela uste duzu lehendakari jauna

izan behar diren erabakitzea haustura soziala ekarriko du

autogobernu ponentziak haustura ekarri duela uste duzu urkullu jauna herri honetako bi indar handienek akordio bat lortu izanak haustura soziala ekarri du kontrara esango nuke urkullu jauna autogobernu gehiago nahi izateak estatuarekin berdinen arteko

haustura sortzen da bakearen alde egitearren epaiketa injustu bat eduki eta politikoak espetxean sartzerakoan hori da haustura haustura da orain berrogei urte adostutako estatutu bat ez betetzea

hara zu edo hurrengo lehendakaria joango ote den argentinara baina

zuk gure aitaren etxea defendatuko duzula esan zenuen mar del platan defendatu dezagun elkarrekin

gure besoekin baina batez ere gure arimarekin gu herri bat gara

eskerrik asko legebiltzarburu andrea handia da ardura bai handia da ardura eta

ahalik eta batuen izan daitekeen gizarte bat bere garapenerako autogobernuaren bidean kokatzea eta horretan laguntzea nire helburua

edo autogobernua indartzea sakontzea eta areagotzea da eta helburu hori lortzeko akordioa indartzen sakontzen eta areagotzen saiatu behar gara denok

hitzez hitz esan nuena errepikatuko dizut akordioa zabaltzea horixe da gakoa azken finean iraun behar duten bizikidetzarako oinarrizko arauez ari gara

eta horrekin batera ituna ia konstituzioa maila duen arautzat hartzea horretan oinarrituta

anbizioarekin eta sendotasunarekin sortu behar da hau da esan

los mayores consensos posibles eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa
nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

eskerrik asko presidente andrea lasai egon zaitez ze ez noa inolaz ere

egingo dudana da linea horri buruz eta garraio horri buruz

eta aurreko asteazkenean aipatu nuen bezala eta zuk zeuk esan duzun bezala

da garraio publikorik eta onena beti kontsideratuz

ferrobiarioa dela ahalik eta onena izan dadin rekalde irala eta bilboko hegoaldeko biztanle guztientzako hori da eta horretarako dago dirua jarrita eta horretara dago azterketa hori

bederatzigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak

etorkizunerako jaurlaritzaren asmoei buruz casanova jauna

egun on denbora agortzen ari da tapia andrea urte batzuen kontua izan daiteke la naval ontziolaren behinbetiko itxiera

legez besteko proposamen bat onartu genuen aho batez gainera proposatzen ziren neurri ezberdinen artean

besteak beste jaurlaritzari eskatzen zitzaion artikulatu dezala sektore pribatuarekin batera bideragarritasun industrial eta ekonomikoa bermatuko duen alternatiba bat

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea casanova jauna articular solución damborenea jauna sartzen ari da uste dut berak erabiltzen zuela

publikoak eta pribatuak elkarrekin bilatu behar du soluzioa ez dago irtenbide publikorik bakarrik

egiten ari garena da artikulazio horretan pribatu baten bila pribatuari gure laguntza emateko eta gure partaidetza eskaintzeko

publikoak eta pribatuak elkarrekin hori da momentu honetan artikulazio posible bakarra eskerrik asko

zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

zalantzan jartzen dituzu jaurlaritzako teknikarien nolabait txostena eta beraien iritzia eta beraien

bermeak zalantzak jartzen dituzu ba harritzen nau benetan

oposaketa bat pasa duten funtzionarioak benetan adituak direnak gauza hauetan txosten kontrastatua jarri denean mahai gainean teknikari horien lana zalantzan jartzea nik ez dut zalantzan jartzen konfiantza daukat

txosten horretan agertzen da zer egin daitekeen eta zer ezin den egin eta agertzen da hain zuzen ere ze partaidetza hartu dezakeen zati publikoak agertzen da argi eta garbi kontrastatuta dago

txosten horrek esaten duelako eskatu duzuelako ya el lehendakari el año pasado

gai zerrendako hamargarren puntua galdera oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina lanbidek egindako gazteen lan merkatuaren egoera eaen izeneko txostenari buruz

baina han eta hemen zabaldutako ikerlanaren garrantziaz jabetuta arin batean egin genuen informazio eskaera
gaztelaniaz bakarrik jasotako erantzunak ordea isiltasuna mesedez horrela zioen

ez al doa metodologia guztien kontra ez al da arduragabekeria eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza presidente anderea

horretarako lanbideko ikasketak gabinetea dugu lan tekniko oso gaitua egiten duena planifikazioari eta kudeaketari

integral ikuspegi oso eta arduratsu batetik aztertu behar dugu eragina hemendik aurrera ondorio horiekin

etxebarrieta anderea zurea da hitza eskerrik asko

txostena komunikabideei bidali zitzaiela arazoa da txostena lanbideren web orrialdean zintzilikatu izana iragarri zela berria medioetan iragarri egin zen bertan zegoela medioei zabaldu zitzaien atera zen

guk hemen dokumentazio zerbitzutik prestatzen diguten esteka zerrendan bazegoen

eta lanbidera deitu genuen eskatzeko eta lanbidek berak kendu zuela iragarri zigun ulertzen dugu kontrastatu behar izatea

kontraste ezinbestekoa eskatzen du honelako datuak plazaratzen dituen txosten batek eta bat gatoz beharrezkoa eta txosten interesgarria da planteatzen zenutena horregatik eskatzen genuen dio besteak beste komunikabideetatik irakurri ahal izan dugunaren baitan lanbide euskal enplegu zerbitzuak arazoak ditu lan bila dabiltzan gazteentzako ezinbesteko tresna bihurtzeko gazteen ehuneko berrogeita seia ez baitago bertan izena emanda

zuzendaritzarekin eta langileekin kontrastatu behar da datu hau zalantzarik gabe bai egoera luzatzen bada luzera begirako langabeziaren ondorioz gizarte bazterketan erortzeko arriskua luketela dio ere kontrastatu behar duzue gizarte politiketako departamentu ezberdinen artean zalantzarik gabe osasun sailarekin ere psikologikoki sortzen dituen higaduraz hitz egin behar duzue

lanbide heziketaz hitz egin behar duzue kontrastatu ekimen berriak proposatzeko kontrastatu aurrekontu partida berezituak eta eraldatzaileak martxan jartzeko

ez partidetan ez hauen izenburuetan ere errezeta berdina jarraituz gero ondorio bera izango dugu

txoke plana hiru lau edo hamar urte barru lanbidek txosten

gazte enpleguaren bereizgarrietako bat da prekarietatea oso zabaldua egotea

txostenak berak ere omen dio egoera ez dela oso itxaropentsua prest zaude gazteak apatian eta itxaronaldi amaigabean lagatzeko edo

haiekin batera bide berriak urratsen hasteko prest zaude

eta horregatik egoera honek eskatzen duen txoke plan baten proposamena luzatu dizuegu aurrekontuen negoziazioan kalitatezko enplegura bidean jar gaitezen prekarietate egoerak larrienak dituzten kolektiboak erdigunean jartzea eta egoera hau iraultzen hastea proposatzen dizugu eta txosten honek uste dugu landu beharreko gakoak jarriko dizkigula mahai gainean komunikabideetan irakurritakoak hala erakutsi baitigu horregatik eskatzen genuen

asteartean bazatoz hona eta kontraste fasean jarraituko du edo txosten definitibo bat izango dugu mahai gainean artolazabal andrea hitz egiteko
eta egoerak eskatzen duen astindua emateko prest gaude eskerrik asko

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

ingurumen baimen bateratuaren eskakizunen betetze mailaren inguruan otero jauna zurea da hitza

gaurkoan sailburu jauna salaketa batekin gatoz papergintzarekin eta ibaiekin zerikusia duena askotan hitz egiten da hemen industriak gure herrian izan duen eta duen garrantziaz ba joera bat esateko egin dezagun

honen kontrako hitzik esango baina iruditzen zait hausnarketa bat ere egin behar dugula herri honetan industrializazioak izan dituen eta eragiten dituen oraindik kostuen inguruan kostu horiek mota askotakoak izan daitezke eta ekonomikoak izan zitezkeen edo ez

izango ditu kutsaduraren arazoa konpontzeko dirua erabiliko bagenu baina konpromiso ekonomikorik ez dago eta gaur gertatzen den moduan

eta ondorioz gure bizi kalitateak gaur zehazki papergintza industriaren kasu batekin gatoz eta urrunetik datorren historia da eta kasua ongi kokatzeko ni nahi dut urrutira joan nahi dut nire txikitako euskal herrira joan nahi dut

agian zuetako batzuen esperientzia antzekoa da tolosaldean edo orian

jaio edo hezitakoak baldin bazarete zeren tolosa villa papelera bezala ezagutzen zen bertan zituen industria fabrikengatik

baina ibaiak hil egin zituen eta ibaiak lapurtu egin zizkiguten guk txikitan ibarratik jaisten zen errekari deitzen genion el río colorines izenik ere ez dakit

jaisten zelako eta anoetakoan bizi nintzen anoetako gazte elkarteak urtean aste kultural bat egin zuen eta esposizio bat egin zuen eta esposizioa zen oria ibaiaren inguruan eta argazki bat zegoen eta atentzio deitu zidan

anoetatik pasatzen zen bitartean metro bateko espumakin eta azpian

oria ibaia europako bigarren erreka kutsatuena da

edo izango zen eta pentsatu nuen ostra gaur gaur kasu hau ilustratzeko nik argazki hori ekarri behar dut eta bilatzen aritu naiz baina ez dut topatu argazki hori eta pena bat izan da y

ahí está otero jauna nik uste dut hori ez dela hor egiteko kontu bat así que mesedez esaten dizut erretiratu ia bai barkatu pazientzia bukatu zait

ez dut uste hori atrilean egiteko kontuak direnik

ez ulertu daiteke nik uste dut ez badagoela nahiko zentzumen horretarako
badagoela bale ados ados bai maddalen ni hari naiz hitz egiten mesedez bale bai

bale bukatzen joan mesedez bale bai niri iruditzen zaidana da
agian hau ez da txukuna izango nik horretan arrazoia ematen dizut

txukuna ez dena da hori horrela hainbeste urtetan egotea eta hori maiatzetik gobernuak jakinda horrela dagoela urgentziazko neurririk hartu ez izana inondik inora eta gaur egun gauzak berdin berdin egotea nik zure azalpenak egin nahi ditut entzun nahi ditut jakin nahi dut

inporta zaidana da zergatik jaurlaritza hau ez den kapaza urgentziazko neurriak hartu eta hor gertatzen ari dena ez gertatzen
jarraitzeko eskerrik asko otero jauna arriola jauna zurea da hitza

en todo momento eskerrik asko arriola jauna otero jauna zurea da hitza

nadie haya sabido nada eskerrik asko otero jauna arriola jauna zurea da hitza

eta ekonomiako sailburuari egina ekarpenen lege proiektuari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

egun on presidente anderea legebiltzarkideok sailburuok

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

azpiazu jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina aurrekontuetan gobernurako aurreikusitako soldata igoerari eta hirurtekoei buruz damborenea jauna zurea da hitza

y espero no haberle puesto en ningún aprieto eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko azpiazu jauna damborenea jauna zurea da hitza

eta arabako emergentziak osakidetzaren zentro koordinatzaileak

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkide jaun andreok egun on gaur aurkeztu dugun interpelazio honek helburu bakarra dauka emergentziak osakidetzaren zentro koordinatzaileak

sailburuaren iritzia eta asmoa ezagutzea da

mahai gainean dugun egoera honako hau da alde batetik emergentziak osakidetzako zuzendariaren dimisioa bestetik zentro horietako langileen kezka eta hori guztia gipuzkoako eta arabako zentro koordinatzaileak

bizkaira eramateko erabakia dela eta

eh bilduk oso argi du hiru zentro koordinadoren bateratuz gero zerbitzuaren kalitateak eta efizientziak okerrera joango dute argudioak egon badaude hori esateko baina aurretik kokapen txiki bat egingo dugu zentro horietako beharrak eta azaltzeko osakidetzako emergentziak bere egituran honako baliabideak ditu koordinazio zentroak ekipoak

irakaskuntza eta ikerketa zerbitzua haien xedea

hogeita lau orduz hirurehun eta hirurogeita bost egunetan edozein tokitan edozein unetan beharrezkoa den momentu

beste aldetik zehazki hiru koordinazio zentroei dagokie eguneko hogeita lau orduetan eta urteko egun guztietan

sisteman sartzen den larrialdietako eta emergentziazko

eta kudeaketa hori behar bezala egiteko faktore eta esparru

sartzen dira jokoan erabiltzaileari komeni zaion laguntza baliabidearen berri ematea osasun aholkua ematea laguntza baliabide egokiak mugitzea eta koordinatzea hala nola

garraio sanitarioaren sarea koordinatzea erabakitzen dute medikua duen edo erizaina duen anbulantziak mugitzea besteak beste

argi dago gure etorkizuna gure bizitza urgentziazko egoera batean

beraz zaindu dezagun zerbitzu hau funtsezkoa delako eta darpón jauna zerbitzua egokitu

aldaketak egin behar badituzu oso ondo planifikatu

beharko zenuke gaur esku artean duzuen asmoari esker zerbitzua ez duzulako konponduko inolaz ere

beste arrazoi batzuk azalduko dizkizut eraikinaren inguruan badago zer esan dirudienez zuen asmoa da zentro koordinadore horiek txurdinagan ezartzea eraikin hori gainezka dago momentu honetan eta lan osasun ikuspuntutik

leku librerik ez dago inguruan eta eh bildu garraio publikoaren defendatzaile sutsua da baina onartu behar da langile batzuek

eta zergatik txurdinagan zergatik ez araban edo gipuzkoan teknologiari dagokionez ere badago zer esan hiru zentro bateratzen badira zer gertatuko litzateke

argindarra joango balitz eta badakizu hori ez dela egunero gertatzen baina noizean behin horrelakoak gertatzen dira zuek uste duzu pertsona baten edo batzuen bizitza sistema telematiko

egon behar duela segurazko hori ere pentsatuta daukazue eta onartzen dugu gaur egun teknologian lan birtuala egiteko aukera ematen duela baina kasu honetan ez dugu ikuste hobekuntzarik

telefonikoaren kasuan bai baina hemen gauza gehiago daude kolokan eta zer gertatuko da langileekin

egin behar duen ibilbidea laburragoa da orain lanera

joateko berrehun kilometro behar izateak onartu ezinezko giza kostua suposatuko luke langileen iritzia jaso duzue darpón jauna ezagutzen duzue ze nolako jarrera duten erabaki honen aurrean

zazpi lantoki sei zazpi langile lantokiz leku aldatzea

azterlan bat egiten ari zaretelako galdera asko darpón jauna arrazoi ugari zalantza asko eta kezka handia hau da momentu honetan dugun egoera y le toca contestar

más ágil más eficaz más humano un servicio mejor eta bide batez azaldu ahal diguzu zergatik eman duen dimisioa

unanue jauna agian erretiroa hartu nahi izan du honek ere eskerrik asko eskerrik asko

blanco anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

egun on guztioi zurekin bat nator

baina esan beharra daukat konfirmatutzat ematen dituzun hainbat ideia ideiak besterik

ez dago momentuz gai honen inguruan inolako erabakirik hartuta ziur nago bat etorriko zarela nirekin emergentziak zerbitzuak ondo funtzionatzen badu ere beti saiatu behar garela hobetzen eta hobetu nahi horretan hainbat analisi eta azterketa egin behar dira erabakiak ondo hartzeko eta gu horretan gaude

darpón jauna zorionak atzerapausoa emateagatik orain eskuartean duzuena azterlan baino ez da azterlan bat baino ez da zergatik ez dituzue azaltzen gauzak gertatu diren moduan

zergatik ez duzu onartzen hanka sartu duzuela atera zaitez bigarren txandan eta aitortu unifikazioaren ideia akats borobila izan dela eta orain planifikazio edo azterlan honen historia ari zaretela mesedez ausardiaz

osasun saila osakidetza hankaz gora dago osakidetzan dagoen anabasa handia da pentsatu beharko zenuke

esa comisión de investigación eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea darpón jauna zurea da hitza

blanco andrea lehen esan dizudan bezala

oraindik ez daukagu inolako erabakirik hartuta behin alderdi guztiak ondo aztertuta ditugunean hartu ahal izango dugu erabakia ez lehenago

a ver porqué analisia bat ere premisa baten eta lau

premisa da zentro koordinatzaile mota behar duen euskadik eta aztertu beharreko alderdiak honako hauek atentzio sanitarioa lan baldintzak plataforma teknologikoa eta espazio fisikoen beharrak

irregulartasunei buruz eta osakidetzako eta osasun saileko azken gertaerei buruz garrido andrea zurea da hitza

andrea sailburuak osasun sailburua sailburuok

eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

sailburuak garrido anderea zure galderari

nik eusko jaurlaritzako osasun sailburua naizen aldetik hainbat hausnarketa egiten ditut eta erantzukizunak egunero hartzen ditut nire

gure jardunean ilusioz eta erantzukizunez jarraitzen dugu lanean egunero gure printzipioak eta lehentasunak argi izanda eskerrik asko

garrido andrea osasun sailaren kudeaketa oso konplexua da ziur nago ondo dakizula eta ondo ulertzen duzula zertaz ari naizen

ziur nago baita ere badakizula zenbat programa zenbat plan eta zenbat ekintza garatzen ditugun egunero gure osasun zentroen eta ospitaleen ateak

uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako emergentziatako zuzendari kudeatzailearen dimisioari buruz uria jauna zurea da hitza

eskerrik asko uria jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok uria jauna

que se lo pregunte usted a él eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza

lo que osakidetza está demostrando eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina

elektrikoaren onuradunek horien eskubideak galtzeko duten mehatxuari buruz becerra jauna zurea da hitza

retortillo jauna gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera

erremonteak gure frontoietan kirol jarduera gisa duen egoerari buruz

gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa

euskadin jokoaren eta kirol apustuen ondorio negatiboak prebenitzeko eta mugatzeko

eguerdi on denoi eskerrik asko presidente andrea señora

garcía anderea erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina lan ikuskaritzak eitbri ezarritako seiehun mila euroko zehapenari buruz

eskerrik asko hernández jauna erantzuteko san josé anderea zurea da hitza